ekingo diogu gai zerrendari ekin aurretik gogoratu hogeita hamabi jaun andreek botoa

gai zerrendako lehenengo puntua mozioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

sektorialaren inguruan eztabaida eta behin betiko

talde proposatzailearen txanda otero jaunak zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

gaurko pleno berezi honetara niretzako apasionantea izango da ez dakit besteontzat

lau puntu horiek azkenean ingurumenaren babesa alde batetik eta beste alde batetik

garapen ekonomikoa edo behintzat lehen sektorearen eta landa eremuaren garapen ekonomikoa uztartuko

egia da legebiltzar hau nolabait ere spoiler permanente batean bihurtu dela eta

jaurlaritza sostengatzen duten alderdien emendakinak aterako direla aurrera

akordioetara iristeko gaitasuna mugatua edo murritza daukagun gaur egun gai hauen inguruan hitz egiten aritzea pedagogia pixka bat egitea ze iruditzen zait neurri batean ezta gogoratzen aritu nintzen atzo

iruditzen zait baita ere legebiltzar honetan beste zentzu batean baina bueno parafraseatzeko moduko kontu bat gertatzen dela eta da eztabaidak ematen

eguna gainera birritan energia berriztagarrien hedapenaren inguruan hitz egiteko popularrek erabaki dute beraien puntua mantentzea beraz

eta bereziki eoliken inguruan eta eoliken inguruan dauden plan berrien inguruan hitzaldia erreplikak eta kontrarreplikak eta abar izango ditugula beraz bueno ba argudiategi osoa desplegatzeko moduan izango garela

arrazoiak ekimen hau aurkezteko arrazoiak agerikoak dira eta da testuinguru konplikatu batean gaudela hori ere aurrekoan esan nuen iruditzen zaidala klima larrialdi egoera hau dagoeneko agerikoa dela gainean dugula eta

etorri zaigula geratzeko datozen urte eta esango nuke hamarkadetako

eta iruditzen zaidala kontu hau gailentzen joango dela aurrean dugun herri erronka itzela delako eta klima afera diot energiari lotutako gai batean ze azkenean guztiok dakigu

neurri handi oso handi batean ehuneko laurogeian baino gehiago

datorrela eta guztiok ados baldin bagaude europar batasunak esan duen bezala gure

energia fosilak berriztagarrien bitartez neurri batean ordezkatu beharrean gaudela eta bide horri egiten emango ditugula

esan nuen aurrekoan ere guk faltan botatzen duguna eta herri erronka handi bat den neurrian

izan beharko genituzkeela eta adostasun

gutxieneko kontsentsu batzuk bilatzera eraman beharko gintuzke euskal herria ataka batean dago gai honetan

ere edo bereziki esango nuke iritsi zaigu

hamarkadan mende honetan hamarkada klabe izango dena eta

etxeko lanak egin gabe harrapatu gaitu gure

mundu mailako bataz bestekotik ehuneko ia hirurogei gainetik daude eta gure energia kontsumoa

ehuneko hirurogeitik gora dago eta

sortzen dugun energia berriztagarriekin ehuneko hamara ere ez da iristen ez dugu kubritzen beraz berriztagarrien bultzada itzela izango da datozen urteetan gure plan energetikoak

eta argi dagoena da milaka eta milaka

berriztagarri instalatu beharko ditugula bere bertiente izaera edo aldaera guztietan eta eskala desberdinak

guk lehenesten dugu eta guk bultzatzen dugu aspaldidanik esan dugu hau ere energia eredu banatu bat distribuitu bat

egia da guzti hori egin behar dela baina egia da eskala desberdinetako proiektuak jorratu beharko ditugula beraz uste dut eta gaur egunean zehar behin eta berriz defendatuko dut

handi honen aurrean akordio politiko sozial zabal baten beharra dagoela eta noski gidaritza publiko batekin egin behar den prozesua dela prozesu ahalik eta ordenatua izan behar dela eta ahalik eta kontsentsuzkoena ze hemen guztiok jarri beharko dugu

gure partea prozesu zail konplexu

eta batzuetan gatazkatsua izango dena aurrera eramateko aurreko legealdian jasangarritasun energetikoaren legea onartu genuen

lege hori nolabait ere mugarri bat izan zitekeela babesa handiarekin etorri zelako horrek animatuta

egiteko bultzada bat egin genuen hori martxan jarri zen baina hori ere gelditu zen legearekin batera guk aurkeztutako emendakin bat etorri zen eta izan zen berriztagarrien lurralde plan sektorial bat behar zela hori onartu zen inork ez zuen hemen kontra bozkatu baina bi urte pasa dira eta prozesu hori hasi ere ez da egin eta aurreko egunean tapiari egin nion interpelazioan beste bi urte edo esaten zuen beharko zirela hau aurrera eramateko bilakaera orain arte ez da izan batere ona berriztagarrien inplementazioan estrategia energetikoak orain arte ez dira bete eta esan dudan bezala indarrean dauden plangintzak ez dira nahikoak

helburu klimatikoak eta horri aurre egiteko ditugun lan kolosalak betetzeko

pts berriztagarria etorriko da noizbait

ea gaur egun indarrean dagoen

ea indarrean dagoen edo ez tapia andreak aurrekoan defendatzen zuen indarrean dagoela baina bi mila bian onartu zen plan sektorial hori

urterako dagoeneko politikoki esan nuen hila zegoela

inguru horietan hemen ahobatekotasun bat egon zen horri buelta bat eman behar zitzaiola eta gainean orduan gainean zeuden proiektuak gaur gainean ditugun proiektuekin antzekotasun handiak zutenak bertan behera utzi behar zirela

bi mila bederatzian jada adostasun politiko bat baldin bazegoen ba lurralde plangintza sektorial hau eolikoenak konkretuki

behar zela ordura arte emandako arazoengatik

urtean gaude eta ez daukagu plan territorial sektorial berririk baina orain mahai gainean proiektuak bata bestearen atzetik etorri

hau da jaurlaritzak iberdrolarekin batera aixindar enpresa edo

sortu zuen uste dut bi mila hemeretzian izan zela eta dagoeneko martxan ditugu ekimen berri honetatik eratorritako hainbat proiektu ezta lau aurkeztu dira dagoeneko iturrieta

eta europako funtsei begira lau hauetarako dirua eskatzeaz gain

eta sailetik ingurumen eta garapen ekonomikoaren sailetik ere esan da beste hainbat kokaleku egon daitezkeela tartean eta araba iruditzen zaigu hemen buelta bat eman behar diogula gaiari eta bueno orain imajinatzen dut grajales jaunak azalduko duela ze gobernua sostengatzen duzuen

alderdietatik edo etorri da emendakin bat esanez nolabait ere hemen oreka bat bilatu

lurralde aldetik oreka bat bilatu behar dela ikusirik bakoitzak herrialde bakoitzak edo zer potentzialitate duen

gaude emendakin hori ekartzea eta bitartean iragarri diren lau bost edo sei proiektuak araban izatea eta horrek lurralde orekarekin ez zait iruditzen zerikusi handirik duena

ez dela hau bakarrik gertatzen gertatzen da baita ere eolika proiektu guztietatik aparte ba energia fotovoltaikoari lotutako hainbat eremu

hor dago dagoeneko inauguratua ekienea ere etorriko da eta azkenean

ez dakit jaurlaritzak erabaki duela araba nolabait ere energia berriztagarriak hedatzeko sakrifikatu daitekeen lurralde bat izan daitekeela

zergatik beste herrialdeetan ez den proiekturik etorri edo aurrekoan esaten nuen bezala

agian bizkaiko eta gipuzkoako diputazioen aldetik erresistentzia gehiago

azaldu beharko zenuketela edozein kasutan iruditzen zaigu kokalekuak ikusten baldin baditugu eta gaur aukera pixka bat gehiago edukiko dugu kokaleku horietaz buruz hitz egiteko hemen

horretara oso zailki iritsiko garela baldin eta proiektu nagusiak lurralde edo zonalde kontserbazio babes eremuetara

trantsizio energetikoa eta klimari aurre egiteko erronka arnas luzeko kontua dela arnas luzeko prozesu bat izango dela eta inkluso

ziurtatuta arrakastarik izango dugula nahiz eta gauzak guztion artean ondo egin

erronka nik eskatuko nukeena da ez gaitezela kontsentsurik gabe hasi ez gaitezela

gatazka sozial bat probokatuz hasi prozesu hau eta saia gaitezen behin eta berriro diot kontsentsu batetara iristen

ingurumen aldetik preziatuenak diren lekuak hau da natura bi mila sarea prozesu honetatik kanpo uzten bestela prozesua

arrakastatsua inondik inora gero erreplikan eta bueno gero

kontu batzuk gehiago esateko baina aitortu behar dut egun hauetan aritu naizela ingurumen inpaktuaren azterketa ikusten

batez ere iturrietako parkearena eta iruditzen zait

konturatzen direla eta onartzen dutela aitortzen duela babes bereziko edo kontserbazio babes eremuetan kalteak

eta kalte horietako asko ekidin ezinak izango direla inkluso medida correctora famoso horiek jartzen baldin baditugu ere guzti hori

guk egiten dugun proposamena da abia dadila azkar ekarri dezala jaurlaritzak bi urteetan agindutako berriztagarriak hori ekarri eta azeleratu ditzagun prozesuak

baina mesedez gelditu ditzagun kalte

dituzten enplazamenduek ze bestela ez da modurik hemen kontsentsuzko ezer egiteko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

muchas gracias eskerrik asko larrea andrea

mahaiburu andrea lehendakari lehendakariorde egun on guztioi

bai mila esker legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu

bilduk aurkeztutako proposamen honi bi gako nagusi ikusten dizkiot alde batetik gure mendien red natura delakoaren babesa eta bestetik egun martxan dauden ekimenen

edo gutxienez ateratzea gu lehenengoarekin guztiz bat gatoz guztiz ados gaude baina bigarrenarekin

ez ezin dugu gainera ados egon larrialdi klimatiko egoera batean gaudenean zuen proposamenak berak

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz mistoak ez du hitzik hartu behar beraz erantzuteko txandara pasako gara otero jauna zurea da hitza

eskerrik asko otero jauna euskal talde popularra ciudadanos

gracias eskerrik asko larrea andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea da hitza

berriro ere legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on berriro miren lo que

ikusteko jaioak omen gara araba sakrifikatu ere esan duzu otero jauna ez nuen nik uste

mosquera berria araba sakrifikatu

zuek indar gutxiago daukazuelako ez dut uste zergatik ahulagoa ya iremos viendo ya iremos avanzando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

ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita bat boto alde treinta y cuatro contra beraz onartua

gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos ezker anitza taldeko parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskadiko otsoaren kudeaketa plana onartzeko izapideak hasteari buruz otsoen babesa eta kontserbazioa blindatzeko eztabaida ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria den gorrotxategi andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta

aurkezpena egiten ari naizela baina ez da horrela mozio hau jose luis anda jaunak alderdi sozialistako kideak defendatu zuen hemen ganbera honetan

urtean hamabost urte pasatu dira eta gabiltza oraindik ere gaur oraindik gaur ez daukagu otsoaren babesa

kudeaketa planik onartuta zergatik hamabost urtetan orain berriz ekarri gai hau zer gertatu da bueno ba begiratzen baldin badiogu araudiari badaukagu guk hemen estatuko lege bat

ondare naturalaren legea eta horrek badauka errege dekretu bat zeinak katalogo bat zerrenda batzuk ematen dituen

katalogo horretan otsoa iparraldeko otsoa ez dagoela bereziki babestuta baina aldamenean badaukagu bertako

legedia zeinean otsoa bertako otsoa badagoen kontsideratuta interes berezidun animali bezala eta horrek

egitea beraz bertako legeak agindu hori ematen du eta beste aldetik gainera daukagu estatuko araudiari begiratzen baldin badiogu oraindik ere horrela otsoa iparraldeko otsoa agertzen ez dena baina

batzordea estatuak bertan onartu zen

penintsulako otso guztia babestea eta gainera babes mailarik altuena ematea hau da desagertzeko

suponitzen du ezin dela ehizatu eta noski baietz bat eratu behar dela kudeaketa plan bat eratu behar dela otsoa babestu ahal izateko beraz badakigu eajk horretan kontra bozkatu zuela baina laster eta

babestuko den mailarik altuenean eta derrigorrezkoa izango den plan hori eratzea

eta ez bakarrik etorkizunari begira etorkizunean etorriko den legeari begira gaur bertan bertako araudiari begiratzen baldin badiogu gure

ez onartzean eta hau bi mila zazpitik eskatu zela ez onartzearekin hemen euskadin legea

irudikatu egiten da beldurra eta umeen kontu guztietan ere beti otsoa da egia da gero benito otsoa jarri zutela horren kontra jokatu ahal izateko baina benito otsoaren aurpegi polit hori

benetan otsoa gaiztoa da gaixotasunaren irudikatzea da otsoa

eta gorilak eta horrelakoak baina urrutiko

agertzen gara baina gero hona etortzen garenean eta otsoari begiratzen diogunean

otsoari kasu egingo bagenio berak esango zigun badatorrela pnv

lo que es inevitable eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den larrea andreak dauka hitza

larrea andrea eh bildu taldearen ordezkaria

egun on guztioi ikusten dugunez gai konplexua da gaurkoa

gure ustez arazo konplexu honek jarrera lasaia eta arduratsua behar du honen inguruko erabakiak

ezinbestekoa da habitatei buruzko zuzentarauak batasunaren intereseko espezie moduan katalogatzen du otsoa zuzentarauaren xedea europako estatu kideetako habitat naturalen eta basoko fauna eta floraren kontserbazioa bermatzen laguntzea da

habitat naturalak eta basa fauna eta basa flora espezien populazioak egoera onean mantentzeko edo lehengoratzeko beharrezko neurrien multzoa hau da espezie batek bere habitat naturalaren funtsezko elementu izaten jarraitu ahal izatea epe luzera

honako hau hartzen du kontuan bere banaketa eremu naturala murrizten ari ez izatea etorkizunean murrizteko mehatxurik ez eragitea eta populazioak epe luzera mantentzeko adinako hedadura duen habitat bat egotea

argi dago otsoa funtsezko espeziea dela bai gure biodibertsitatean bai eta gure kulturari begira ere ikerketa ezberdinen arabera espeziea garatzen ari da estatu mailan eta europan zehar aurreko legealdian

horrela adierazi zuten aditu ezberdinek otsoa hedatzen ari da eta hori gure biodibertsitaterako pozgarria izan beharko luke baina otsoaren garapenarekin batera

gure kulturan sustrai sakonak ditu gure ustez administrazioek abeltzaintza estentsiboaren aldeko apustu sendoa egin beharko luke

ez soilik ikuspuntu sozioekonomiko batetik baita jasangarritasunaren ikuspuntutik ere es imposible hablar del lobo

abeltzaintza tradizionalak otxoaz aparte baditu beste erabateko kezkak eta arazoak

otsoaren kontrolik gabeko hedapenak aldez aurretik zauritutako abeltzaintza estentsiboaren etorkizunean zuzenean mehatxatutako luke hori dela eta

interes eta iritzi partikularren menpe hausnartu beharrean mehatxuak eta aukerak ondo aztertu eta bideragarriak diren neurriak aukeratu

adostasunik handiena lortzeko errealitate batek ezin du bestea zapaldu eta bere ikuspuntua inposatu otsoaren babeserako erpin guztiak baloratu gabe

orain arte erabili izan diren formulak ez dira egun erabilgarriak

besteen ustez kontrol neurriak zehaztu behar dira indemnizazioen ordez konpentsatu nahi da otsoak sortutako kalteak abeltzainek ordea ez dute horrelakorik nahi are gutxiago diru hori nekazal politika bateratuetatik ateratzen bada ekoeskemek ezin dute otsoaren kalteak konpentsatzeko balio

eztabaida konplexua da momentuz inork ez du sortzen diren galdera eta kezka guztien erantzuna ekin diezaiogun gaiari merezi duen moduan arduratsu
eta patxadaz eskerrik asko eskerrik asko etxebarria andrea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza

txanda honetan nik uste dut bi eratako gauzak aipatu direla hemen eta lehenengo bat eta gero bestea

aztertuko nituzke lehenengoa izan da lan mahai bat eratzearen inguruan bai alderdi sozialistako prieto jaunak

azkenik hitz egin duen etxebarria andreak ere pixka bat zentzu horretan hitz egiten zuen una mesa de trabajo sí

prieto jauna euzko abertzaleak suso jauna

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

larrea andrea eh bildu taldearen ordezkaria etxebarria andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriro mahaiburu andrea gorrotxategi andrea zure komentarioak erantzutearren esango dizut nik ez dudala vamos ez dut esan

kudeaketa planik ez dugula nahi edo ez dela behar guk ez dugu horrelakorik esan

adostasun handiena bilatu behar dela hori da esan dudana besterik ez

gure alderdia ekologismo mailan zuen atzetik dagoela esatea nahiko itsusia iruditzen zait

lasterketa batean edo lehiaketa batean geundenik baina bueno agian orain nire txanda honetan bozkaren zentzua azaltzen dudanean

gure jarrera podemos ezker anitzak aurkeztutako legez besteko proposamena presaz beteta dagoela iruditzen zaigu

lo antes posible hori errotik desegokia iruditzen zaigu badirudi kontua lehenbailehen bukatu nahi dela itxi nahi dela beste edozer zalantzan jarri gabe

egoerari aurrez aurre begiratu gabe eta gure ustez hori ez da jarrera egokia

eta aldundiek badute zer esan otsoaren kudeaketan eta espero dugu gerora ere horrela izatea

eta legez besteko proposamen honetan ez da errespetu hori islatzen

otorgadas por las diputaciones forales desegokia iruditzen zaigu aldundiek gaur egun kudeaketa planak egiteko eskumena dute

errealitatera hobekien egokitzen direnak gai honetan beste gai batzuetan bezala koordinazioa beharrezkoa da baina bakoitzaren burujabetasuna errespetatu beharko genuke gure taldeak ez du zuzenketarik aurkeztu

gaiarekiko sortzen diren kezka guztien erantzuna momentu honetan ez daukagu formula magikoa gustatuko litzaiguke baina ez daukagu arduratsu jokatu nahi dugu

hori podemos ezker anitzak aurkeztutako legez besteko proposamenarekin bateraezina dela iruditzen zaigu

aurkeztutako zuzenketan lehenengo puntuan eragile ezberdinen arteko eztabaida prozesu bat jasotzen da bai aldundiekin eman beharreko koordinazioa ere bigarren puntuan abeltzaintza tradizionala babesteko asmoa azaltzen da eta horretarako habitatei buruzko zuzentarauak eskaintzen dituen baliabide guztiak baloratuko direla esaten da bigarren puntu honek ez neurririk lehenesten ezta baztertzen ere

aztertuko direla esaten da eta egokia iruditzen zaigu baina zuzenketarekin bakarrik uste dugu ez dela nahikoa jaurlaritzak gai honen inguruan orain arte egin duen kudeaketak eta hemendik aurrera jokatu behar duen paperak kezkatzen gaitu

katalogatu zenean ez ziren eragile ezberdinen ardurak eta kezkak behar diren moduan kudeatu ez zen ezta berariazko mahairik sortu ezta hausnarketarik bultzatu

bere horretan jarraitzen dute jaurlaritzak hartutako erabakiari jarraipena emanez aldundiei dagokie oraindik ere euren kudeaketa plana gauzatu eta garatzea ikuspuntu eta interes ezberdinak barnebilduko dituen kudeaketa planak

litzaiguke baina ikusiko dugu prozesu horrek zer ematen duen gure ustez eragile ezberdinen partaidetza eta aldundien eskumenekiko errespetua

ez dira behar bezala bermatu jaurlaritzan eta legebiltzar honetan aurrerantzean ematen diren urratsei jarraipen estua egitea kudeaketa plan ezberdinen arteko koordinazioa ematen den zaintzea izango da hemendik aurrera guri dagokiguna horrenbestez zuzenketaren bozkaketan ere

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko etxebarria andrea eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu
elkarrekin podemos ezker anitza taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bat boto alde hirurogeita zortzi contra sei abstentzio beraz ez da onartu

aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

zazpi contra hogeita bat abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena gasteizko mendien naturgunea parke natural izendatzeari buruz

talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen

ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

a otros les ha dado más tiempo presidenta muchas gracias mesedez denbora amaitu da zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

benetan nator gasteizko mendien inguruan iruditzen zait luze eta zabal hitz egin dela legebiltzar honetan eta

aho batez adostu zen irekitako natur baliabideak antolatzeko planarekin jarraitzea eta behingoz gasteizko mendien eremuari dagokion babesa ematea

ez zen egin eta uste dut dudaz kanpokoa dela

gasteizko mendien eremu zabalak zabalak hamairu mila hektareakoak

izan behar duela horiek ziren kontsentsuak garai batean behintzat gasteizko

urtean proposatu zen eta bi mila hamabienean jaurlaritzaren eskutik

pausoak eta lehen onarpena inkluso eman zen klaro gero

bilakatu zuen aurretik ere lic zena bide batez

prozesua irekia bai baina amaitu gabe dagoela eta honek gutxienez azken hiru gobernuei autokritika pixka bat egiteko arrazoia ematen diola esango genuke ez gutxienez utzikeri pixka bat egon da

ez naiz hasiko ze gasteizko inguruko gaietarako

gasteizko mendiak parke naturala izendatzeko eginiko proposamenean bai eta baita ere jaurlaritzak berak

ondare natural eta kulturalaren balioak besteak beste berrogeita hamaika mehatxupeko animali espezieen presentzia hamalau interes bereziko flora espezie hemeretzi interesezko habitat hauetako bost lehentasunezkoak hamasei arro bisual zeinetatik hamabost

bikaingina gisa hartzen diren trantsizio mendien korridore ekologikoaren zati garrantzitsua eta biodibertsitatearen babeslekua izendatuta dauden lekuak eta abar luze bat de hecho esan genezake ia ia mirari bat izan dela

hirigune batetik hain gertu dagoen espazio natural bat hogeita bat mendera arte horrelako balio naturalekin iritsi izana gasteizen

gasteiz mendiak maiz gozatu izan baditugu ere pandemia garaiotan mugikortasuna mugatua izan den garai honetan milaka pertsonentzat

eta paregabeko naturgune batean murgiltzeko aukera daukagulaz

hori pribilegio bat da honi gehitzen baldin badiogu eraztun berdea non gasteizek bere hirigintzaren aspekturik onena garatu duen eta arrantza sareko urmaelak batzen badizkiegu esan dezakegu gasteizek

natur kontserbazioaren ikuspuntutik harro egoteko moduko elementuak baditugula guzti hori

gasteizek europako kapital berdearen izaera jasotzeko arrazoi nagusiak eta beste hainbat sari eta horrenbeste urtez landu izan den egiteko modu bati eutsi eta zabaltzeko

mirari honetan badira aipatu edo goraipatu behar diren kontu batzuk bat aipatu dut gasteizen eta gasteiztarron apustua baina horretaz haratago garrantzitsua izan da

zati handi batek bere izaera publikoa mantendu duela

eta jasangarri batean kudeatu direla eta hori hori landa eremuan bizi diren biztanleen eta aitortza gutxi

berrehun eta berrogeita hamar mila biztanleko hiri baten alboan egoteak hainbat tentsio ekarri ditu gasteizko mendien eremuan

gasteizko hegoaldean batik bat txaleten hazkundeetarako eremu aparta zegoelako hor eta noski interes asko zeudenez anbizio urbanistikoa mantentzeko ba batzuen ustez badaezpada hobe zen bertan babes gunerik ez

parke natural batekin negozio espektatibak zapuzten zirelako honetaz gain azpiegituren hedapenak ere tentsio handiak eragin ditu eremua kontserbazio ikuspuntu batetik zaurgarria delako bai goi tentsioko linea elektrikoak zirela bai eolikoen hedapena zela bai abiadura handiko trenaren jarraipena zela eta guztien gainetik

nagusiki hor bilatu dezakegu gas erauzketaren afer famatua frackingarekin edo frackingik gabekoa gasteizko mendiak babesturiko eremua ez diren bitartean

irekiak daude parke naturala izendatuz gero ingurua desitxuratzeko aukerak asko asko murrizten dira gure ustez hor errazago bilatu dezakegu jaurlaritzaren eta batik bat jeltzaleen erresistentzia gasteizko mendiak parke naturala bilakatzeko bi mila bostean

bi mila hamabian unzalu sailburua izan zen parke naturala bultzatu zuena

urtetik aurrera muzin egin zitzaion eta bi mila hamaseian

esan bai esan zen berriro bultzatuko zela baina gaur arte iritsi gara ezer amaitu gabe behintzat orain

azaltzeko aunque ia ia esango nuke aitortu duzuela emendakinen bitartez ez duzuela aurrerapauso handirik emateko asmorik

akatsa iruditzen zaigu eta berriro zuei interpelatzen diot

gaur popularrek ekarri duten kezka egokia da guk babestuko dugu eta toki erakundeen inguruko gehigarri bat egin diogu planteamenduari iruditzen zaigulako

eta zuek bi mila hamaseian oraindik gasteizko mendiak kontserbatzeko figurarik egokiena parke naturala dela

ongi kontserbatuak izaten jarraitzeko duen beharrarengatik eta egoera on horrekiko behin eta berriz agertzen diren mehatxuengatik gasteiztik horren gertu egoteak ekartzen duen zaurgarritasunagatik gasteizko mendiak parke natural bihurtu behar ditugula defendatzen dugu gasteizko

gehiengoz erabaki berri duen bezala eskerrik asko otero jauna euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria suso jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko suso jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz mistoa zurea da hitza martínez andrea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

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria angulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko otero jauna euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko alonso jauna euzko abertzaleak suso jauna zurea da hitza

nada más eskerrik asko eskerrik asko suso jauna eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu eh bildu taldearen aldatze zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

elkarrekin podermos ezker anitza taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu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

onartuta geratu da gai zerrendako bostgarren puntua euskal talde popular ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena energia plan ez jasangarriak direla eta

biodibertsitatea eta paisaia defendatzeari buruz eztabaida eta behin betiko

ordezkaria den larrea andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza

eskerrik asko eskerrik asko soto jauna eh bilduren ordezkaria otero jauna zurea da hitza

berriro errepikakorra izateko arrisku pixka batekin baina bueno iruditzen zait lehendabiziko puntua gelditu den moduan badaudela hainbat gauza esateko

zure interbentzioa lehendabiziko puntuan grajales jauna ez zait asko gustatu ze hasierako interbentzio batean

eta hor zegoela arazoa baina gero bigarrenean jaitsi zara ez dakit egurra emateko asmoarekin edo baina

zait topikoz betetako interbentzio bat egin duzula

resaltarlo nik ez dut esango ados egon behar dugunik denbora guztian eta guztiek gauza guztietan bakoitzak bere mugak jartzeko eskubidea badu eta berea defenditzeko nik bakarrik

bat zintzotasuna inportantea iruditzen zait zintzotasuna hemen eolika berri hauen inguruko eztabaida aurreko urtean hasi zen esan genuen bezala

bakarrik haizea neurtzen ari zinetela oraindik duela bi aste

proiektua ministeriora eta bai bai bai bai eta gero topatzen dut gero topatzen dut que el periodo de medición de vientos para meter

red natura dos mil nik uste dut gauza batzuk behintzat ja klaro egon beharko luketela ezta diskrepantziaz aparte

ezin dira egin eta amaitu nahi dut presaren kontuarekin

bai tapia sailburua aurrekoan eta gaur zuek defendatzen ari zarete pts azkenean indarrean dagoela indarrean dagoela guk esaten dugu politikoki bi mila bederatzigarrena urtetik hilik dagoela eta ezin dugula jarraitu

graciosoena topatu dut hori erdibideko bat ezartzen

bakarrik eskatzen dugu eser gaitezen ordenatu dezagun eta beranduegi izan baino lehen pausa bat hartu dezagun hau ondo
antolatzeko hasieratik esan dugu eta mantentzen dugu berdina eskerrik asko otero jauna euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna erantzunen txandara pasatuz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

soto jaunak ez du hitzik hartu behar eskerrik asko eh bildu otero bertatik zurea da hitza

ez nuen hitz egin behar baina bi gol kantatu dituzu

lau gol sartu dituzue arazoa beste bat da arazo bada berdin dela lau gol

ze aurrean daukagun erronka denon artean ez badugu egiten ez du ezertarako balio
eajk ze ondo jolasten duen eta zenbat gol sartzen dituen horixe bakarrik esan nahi nuen eskerrik asko otero jauna

bertatik bai mila esker legebiltzarburu andrea hemendik eserlekutik

larrea andreari esateko ongi etorri a mí me parece

cosa que no hicieron cuando les tocaba porque gobernaban eta otero jaunari nik berriro esango dizut zuk badakizu gainera urteak daramatzagu honen inguruan hitz egiten

eta akordioetara heltzeko prest gaudela sailburuak esan zizun aurreko egunean hurbildu zaitezte ez zaitezte hasi

ezaren guda horretatik abestiak hori esaten zuen baina ezaren gudak beti ez du

joan gaitezen elkarrekin egin dezagun elkarrekin bidea eta seguruenik bideak aurkituko ditugu amankomunean bide hau elkarrekin jorratzeko eskerrik asko

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu

euskal talde popular ciudadanos eta elkarrekin podemos ezker anitzak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu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

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari